eztabaida amaituta bozketan sartuko gara beraz lehenengo bozkatuko duguna erdibidekoak izango dira

lehenengo taldea eh bildu eta elkarrekin podemosen erdibideko zuzenketak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi

hurrengo taldea bat zortzi hamaika hamalau eta hamar erdibidekoak bozkatu dezakegu

ez dira onartu bederatzi eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira

euskal talde popularrak sinatutako erdibidekoak hamabost hamasei hemezortzi

erdibidekoak beste talde bat euzko abertzaleak euskal sozialistak elkarrekin podemos hogeita bat

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hemezortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da

berrogeita zortzi boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira hogeita hiru eta hogeita lau erdibidekoak bozkatu dezakezue

onartuta geratu dira eh bildu eta euskal talde popularraren erdibidekoak

euzko abertzaleak euskal sozialistak eta euskal talde popularraren erdibidekoak hogeita sei bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamazazpi boto aldekoa hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da hogeita zazpi erdibidekoa bozkatu dezakezue

onartuta geratu da hogeita zortzi erdibidekoa bozkatu dezakegu

onartu da euzko abertzaleak euskal sozialistak eh bildu elkarrekin podemosek sinatu duten erdibidekoa

onartuta geratu da erdibidekoa eh bildu elkarrekin podemos euskal talde popularrak sinatutako erdibidekoa bi bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da erdibidekoa euzko abertzaleak euskal sozialistak eta eh bilduk sinatutako erdibidekoak hamazazpi

hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira erdibidekoak jarraian eh bildu taldearen proposamenak bozkatuko ditugu

beraz onartuta geratu da seigarrena proposamena bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu hamar hogeita hamairu eta hogeita hamalau proposamenak bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira hogeita bederatzi eta hogeita hamar proposamenak bozkatu dezakegu

hogeita bederatzi boto aldekoa berrogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu dira eta gainerako proposamenak bozkatu dezakegu

beraz ez dira onartu gainerako proposamenak euskal talde popularraren proposamenak bozkatuko

lehen taldea bat bi zazpi zortzi bederatzi hamabost hogeita bost hogeita zazpi hogeita bederatzi hogeita hamar hogeita hamazazpi eta berrogei bozkatu dezakegu

dira esandako proposamenak hurrengo taldea hamasei hogeita bat hogeita bi hogeita hiru hogeita sei eta hogeita hamasei bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira erdibideko zuzenketak laugarrena proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa nueve contra beraz onartuta

hogeita hemeretzigarrena proposamena bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira hogeita hamabi hogeita hamalau proposamenak bozkatu ditzakegu

geratu dira hogeita hamairugarrena proposamena bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hemezortzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da berrogeita laugarrena proposamena bozkatu dezakezue

ez da onartu berrogeita laugarrena proposamena berrogeita hirugarrena proposamena bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz onartuta

proposamena jarraian elkarrekin podemosen proposamenak bozkatuko ditugu

lehengo taldea bost hamaika hamasei

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz

geratu dira zortzi hamabost hemezortzi hogeita bederatzi eta hogeita hamaika proposamenak bozkatu dezakegu

ez dira onartu zazpi hamalau hamazazpi bozkatu dezakegu

berrogeita hamabost contra bederatzi abstentzio beraz ez dira onartu proposamena puntuka bozkatuko dugu alde batetik

eta hamar puntu zortzi bozkatu dezakegu

hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira puntu horiek jarraian bozkatuko dugu

hamar puntu zazpi hamar puntu bederatzi bozkatu dezakegu

ez dira onartu puntu horiek hogeita bat hogeita bost proposamenak bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleen

taldea hamabost hogeita hamairu hogeita hemezortzi

euzko abertzaleen eta euskal sozialisten proposamenak hamabost hogeita hamairu eta hogeita hemezortzi

bozkatu dezakegu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamabost boto aldekoa bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira eta gainerakoak ere kontran zela zuen borondatea aktan konsta dadila

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hemezortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da hamaikaa hamalau bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da eta gainerakoak gainerako proposamenak bozkatu ditzakegu

beraz onartuta geratu dira gainerako proposamenak